ahulak grisak anbiziorik gabeak norabide estrategikoen falta nabarmena dutenak eta espresuki lidergo politikoari uko egiten diotenak honela definitu ditugu euskal herria bilduk aurkeztutako osoko zuzenketan

aurrekontuak agintaldiko azkenak ere badira eta orain artekoa ikusita berritasunik gabekoak

agintaldi galdua premiazkoa dugun aldaketaren bidean urratsak eman eta oraina eraldatuz etorkizuna eraikitzeko eta irabazteko egin beharreko bidean ez gaituzte beraz askorik harritu aurrekontuek baina bai penatu urkullu lehendakariaren

guretzat kaltetako baino ez diren lehentasunak jarri dizkiolako bere egitekoari austeridade politikei muturreko obedientzia eskaintzea gobernu espainolarekiko egiturazko menpekotasuna

eta itxarotea alferrikakoa den aldebikotasun eta akordioaren esperoan kieto geratzea eta zalantzarik gabe aukera bat da baina ez da gurea

abagune politikoan aurrean ditugun erronken tamaina ikusita dagoenaren kudeaketa hutsa eta motela egitea murrizketak

zerbitzu publikoen kalitatean atzera eginez eta milaka herritar bide bazterrean abandonatuz ez baita bide egokia are gutxiago

hori beste biderik ez dagoela beste alternatibarik ez dagoela gauza jakina denean edozein kasutan beti dagoela gutxienez aukera bat baino gehiago

baina ezkutatuko digu diru bilketa egiten den politikaren baitakoa dela eta nahi izatera badagoela gizarte justuago bat helburu gehiago dutenek ekarpen handiagoa egiteko bidea egiterik ikusi besterik ez dago gurean europar batasuneko presio fiskalik txikienetakoa dugula

eta beraz bidea badagoela egiteko baldin eta bazter usten baldin bada errenta altuenek gehiago ordaintzeko erreforma fiskalei betoa jartzea

errentaren bizkar soilik egiten gipuzkoan ikusi da hori eta egia da oraindik urrats asko geratzen baziren ere emateko emaitza hobeak

zenbakiak hor daude nik ez ditut errepikatuko esango digu jaurlaritzak defizit muga betetzea eta zorra ordaintzea gobernu guztiek txintxo txintxo bete duten agindua dela baita gipuzkoak ere bildurekin baina ezkutatuko digu aldi berean denek ez dugula berdin jokatu esparru honetan

zorra neurrian mantentzea tresna bat den neurrian oinarrizko politiketan murrizketarik egin gabe zorraren ordainketa helburu bilakatu gabe jaurlaritza egiten ari den moduan alegia badago zorrari aurre eginez ea egin beharrekoari eusterik edo eta jaurlaritzak egin nahi duen moduan austeritate politikoa atxikimendu irmoa

eta baldintzarik gabea ere erakustea horren atzean ezkutatzea

edo beste nola bestela ulertuko dugu zorraren inguruan zorraren pisua aurrekontuetan inoiz izan duen handiena izatea

espainiako defizit muga inoiz baino baxuagoa denean ehuneko zero koma hiru eta zorpetze aukera berrehun eta berrogeita bi milioi gutxiago denean eta hori

beraz ez egin tranparik kontua ez da batzuk zorra kitatzea proposatzen duzuela eta besteok ez

kontua da zuentzat ordainketa dela helburu eta guretzat lehentasunak beste batzuk direla eta azken hauen baitan osatu beharko litzatekeela zorra ordaintzeko bide horri bat alegia funtsezkoak diren garapen ekonomikorako eta gizarte babeserako politika publikoak bermatu

zeren aurrekontu baten oro har aurrekontuen helburu nagusiak gure ustez

gizarte kohesioa sustatzea ezberdintasunak eta haustura sozialak ekiditea eta hauei aurre hartzea eta garapen ekonomiko orekatu baten norabidean zutabeak jartzea eta bide horretan zorra eta defizita berriro esango dut tresnak dira ez helburua hori esanda bistan da bakoitzak hemen bere lehentasunak dituela

aurrekontuetan bezala urte guztiko jardunean parlamentu honetan

guretzat lehentasun ziren horietan eta egia esan horretan jarraituko dugu madrildik europatik atzera garamaten neurrien inposaketen

eraiki nahi dugulako hemendik eta bertarako eta gehiengoak elkartuz horretarako hori behar duelako bidea

posible behar lukeela izan urkullu lehendakaria ere ikasturtearen hasieran entzun genion eta gaur ere bai enplegua sortzea eta ekonomia suspertzea dituela helburu

tematia baita oso eta erakusten diguna baita enplegua sortzeko partidak oso urriak direla ez dela enplegua sortzen ari

izan arlo publikoan zein pribatuan prekarizatzen ari dela

beste batzuen datuak dira eta hor daudenak kontratuen ehuneko laurogeita hamabia behin behinekoak dira ehuneko berrogeita hamara astebete ere ez du irauten enplegua eta kalitatea datu hauekin lotzea ezinezkoa da

orain arteko bideak ez bagaitu norabide zuzenean jartzen nola tematuko gara bide berberari heltzen baldin eta aho txikiarekin kritikatzen diren lan erreforma inposatuak azkenean buelta bueltan gustura hartzen diren

horrelako politikak ekartzen ari zaizkigun emaitzak eta zer esan suspertze ekonomikoari dagokionez ikerkuntza garapena eta berrikuntzarako partidek

bi mila hamabiarekin alderatzen baldin badugu ehuneko hamazazpi gutxiago izango du sail horrek beraz urte batetik bestera igotzeak ere oraindik garai batean genuenetik hain urruti bagauzka ez gaude ondo gehiago gastatzea ez da nahikoa nahikoa gastatzen den galdetu beharko genuke guk uste dugu

zenbaki horiekin ba ote daukagun aurre egiterik krisialdiak ekarri duen

eta sektorearen ehuneko hogeita hamareko galerari zeren eta datu hori ere hor dago

nekez egingo diogula aurrera errealitate gordin horri

marketing operazioetatik harantzago ez da gure ustez neurri eraginkorrik hartzen

enpresak itxi eta deslokalizatu egiten dira horien aurka modu eraginkorrean egiteko tresnarik inplementatu gabe beraz helburu izendatu bai

oinarri zerbitzu publikoen inguruan oinarrizkoak diren zerbitzu publikoen inguruan hemen jaurlaritzak esango digu diru gehiena hauetara bideratzen duela

baina berriro diot kontua ez da hainbeste gehiena horra doan baizik eta nahikoa den eta emaitzak ezetz dio ezberdintasun sozialak areagotzen ari direlako bistan delako

ehuneko hogeia emakumezkoen tasara joaten bagara ehuneko hirurogeita bostaz ari gara pentsa zer portzentajez ari garen lehen esan duzu ez direla etorkizuneko

baina gaur egungo pobreak bilakatzen ari gara eta emakume hauek etorkizuneko pobreak ere izango ditugu

beraz datuei jaramon egin behar diegu eta neurri eraginkorrak beha ditugu

hori matematika purua da eta egindako politika okerrak erakusten dituzte datu hauek gure ustez eta beste datu bat emango dut are oraindik esanguratsuagoa dena azken bi urteetan pobrezian erortzeko arriskua ehuneko hirurogeita hamazazpi igo da

oso portzentaje altuetaz ari gara horrek gure ustez

eskubide sozialetan aurrera ez egitearekin beharra larriagoa denean dagoena mantentzea

esango du hemen eta han gehiago gastatzen dela baina nabarmena da nahikoa ez dela

gizarte kohesionatu bat gizarte bat enplegu duina daukana gizarte bat denok hobeto bizi garena gaur gaurkoz ez daukagu gizarte hori konparatuko gara castilla la mancharekin

ez dezagun konparaketa egin okerrago dagoenarekin daukaguna konformatzeko uste dut zenbaki hauen atzean dauden norbanako guztiek ezin dutela egoera hori jasangarritzat eman

hobeto hau delako irauli behar dugun errealitatea hau delako gizarte kohesionatu bat

eta ezberdintasunak txikituko diren errealitatea erabakitzeko eraginkorrak izango diren aurrekontuak behar ditugulako eta jaurlaritzak betiko bidetik

pobreziaren eta gainerako datuen inguruko datu antzekoak edo okerragoak eta guk hori ez dugu nahi eta uste dugu gizarte bezala ezin dugula hori onartu eta badakigu aurrekontu hauek guk hau guztia esanda ere aurrera egitea lortuko dute beste urte batez akordioa merke saldu nahi izan duen psek nahiago izan duelako bere parlamentuko jardunari

eta alderdi beharrengatik eusko alderdi jeltzaleari betikoan jarraitzea ahalbidetu betikoan berak egindako proposamenei kabidarik eman gabe aurrekontuetan

partida mugimendurako kopurua iaz eta aurten berdin eta horrek esan nahi du guretzat hiru gauza funtsean eta horretan biek izango dute ardura berbera bi mila hamabitik egindako murrizketak betikotu egiten direla ez diren iraultzen

eta larria dena legebiltzarrak ematen dizkien aginduei muzin egingo zaiela

izan lege bidez esandakoa eta akaso

guk proposatzen duguna eginezina dela baina hori bistan da ez dela onargarria gure zuzenketa proposamenean dirua nondik atera adierazi baitugu

eta bestetik alderdi sozialistak hala uste badu gure ustez hitz egin diezaiola garbi herritargori esan diezaiola hitzez gauza bat

alegia ez duela oinarrizko eskubideak bermatzeko han oinarrizko diren kopuruak lehenetsi nahi gizarte laguntzetan egindako ehuneko zazpiko murrizketari buelta emateko

mila euroko pentsioak bermatzeko hirurogeita hamairu miloi hamaika kontziliaziorako

gizarte larrialdietarako laguntzetarako hamar osakidetzako eskaintzarako edo lau itxaron zerrendak murrizteko nekez hauei eta legebiltzarrean mahai gainean jartzen joan diren beharrei aurre egin ahal izango zaie

lortu duzuen akordioan egin bezala eta hori jendeari garbi esan behar zaio baina hori eta gehiago jakin beharko dute herritarrek alegia hogeita hamabost miloi horietatik hamalau koma bost

alegia udal horietara gizarte politika hezkuntza eta osasunera baino

talde sozialistak datuek argi erakusten dute bakoitza zertan ari den

eta horrekin uste dugu dena esana dagoela eta zer esan edo etxebizitza legeari buruz lehenean ezin esango dugu asko zaindu duzuenik eajk frakingaren alde egiteko duen joera aurrekontuetan ez agertzea

besteak beste euskal herria bildu gaiarekin ateratzen zen aldiko bi aldiz saiatu zarete horren ondorik ere konbentzitzen partidarik ez dagoela aurrekontuetan frakingerako batzuk eta besteak baina bazenituzten

beste lehentasun batzuk finkatu ahal izateko eta kopuru hori igo ahal izateko eta azkenik zuek ere ondo dakizue baimenen tramitazioa unea zein den jakinda

posible dela aurrekontuetan frakingaren aldeko jarrera ezkutatzea hainbat urrats bi mila hamazazpi arte ez direlako emango kalkulu hori ere egina dutelako zuek ez dakit besteek bai etxebizitza legeari dagokionez politikan ezin eskatu zaio aurrean dagoenari

kasi gai honekin federa ere iritsiko nintzateke hain bai da eskatzen den sinesmenaren tamaina

ezer aldatzeko borondaterik ez duenak ia ezer aldatu gabe aurrekontuetan

hori da eskatzen ari zaiguna eta gu zenbakietan aurrekontuan entzun dugunean hiru urteko tramitazio luzean ponentziako lanean denean egon eta gero hori baino datu gehiago ditugu bakarrik fedean aritzeko eta beste ikuspegi bat daukagu eta uste dugu ikusi besterik ez dagoela propio esaten den apurra presupuestoetan zenbatekoa den arriskua jakiteko

sinestarazi nahi diguzue benetakoa dela alokairuaren aldeko apustua

bizigune nola odolusten ari den ikusten ari garenean ez legeak aipatzen dituen helburuak baizik eta etxebizitza plan zuzentzaileak zituen

betetzetik urrutiegi amaituko delako agintaldia eta zenbakiek beste norabide bat erakusten duten arren

horretarako konpromisoa badaukazuela hiru urtetan ikusitakoarekin

alderdi sozialistak egin nahi badu hor konpon guk egia esan adi jarraituko dugu eta urratsak eskatuko ditugu ze ez gara fidatzen ez dugu ez sinesten eta ez konfiantzarik bakarrik sinesten dugu azkenean

gogoratu nahi dut ez zutela aldeko bozkarik eman hasteko

ez dituela oinarrizkoenak ere betetzen esparru honetan etxebizitzan jarraitzen dut esan beharko genuke eta nik

bi adibide xume bakarrik jarriko ditut lege honi dagozkionak gure susmo eta

batetik legean euskal herria bilduren ekimenez gehienez edozein herritarrek etxeari bideratu beharko litzaioken kopuruaren mugak ezarri zituen

zer baino gehiago ez genioke etxeari eskaini behar beste gastu batzuk ere baditugula kontutan hartuta eta hori bakoitzaren diru sarreren arabera egingo zela esaten zen

kopuru zehatz batez ari familia guztientzat eta hori da lege honetan aurrekontuetara ekarri dena kopuru berbera familia guztientzat aurreikusten den ordainketak muga izango du eta beraz esaten ari garen errealitatea aurre

inolako neurririk ez du aurreikusiko ze hasteko kantitate bera mundu guztiarentzat

bestetik legeak jaurlaritzak izango zuen borondate eskasa aurreikusi egiten zuen

eta hori dela eta lehen urtean inolako araudi garatzerik ez izanda ere bere eskubidea erreklamatu ahal izango zuen jende multzoa definitu egin zuen propio ihesbiderik ez izateko ba jaurlaritza horretara mugatu egingo da nola ez

ahalik eta gogo gutxien guri behintzat aurrekontuetan hori oso garbi geratu zaigu

obligazio saihestezin duen horretatik harantzago eta beraz bi adibide xume hauekin

neurtu behar baldin badugu gobernuaren borondatea benetan lege hau parlamentu honek onartu zuelako gehiengoz beretzat gobernuarena bezala hartzeko

nintzateke eta berriro diot gure helburua denez benetan etxebizitza eskubidea

edukitzea errealitate hori osatua eta errealitate hori nolabait ere ez izatea gaur egun den bezain lazgarria nahiago genuke denborak arrazoia kenduko baligu egia esan nik askotan nahiago nuke hemen denborak arrazoiak kenduko balira

eta tamalez uste dut ezetz agian bai horretan esperantza badutez hainbeste hemen batzuek aldatuko direlako aldaketak beste nolabait egingo ditugulako baino tira

eta esandakoen ostean bistan da euskal herria bilduk ezin dituela aurrekontu hauek babestu ez dira ditugun beharrei erantzuten dieten aurrekontuak alderantziz gizartean dagoen arrakala eta ezberdintasun amildegia handitu egiten du handitu duen bezala azken hiru urte hauetan hezkuntza osasuna enplegua eta gizarte zerbitzuak ahultzen segitzen dute hein berean kopuruen igoerak ez du ahuldadea ez du murrizketak ez du atzera egindako dena

horrelako irakurketarik egin eta ez da hori

oraina are gutxiago etorkizuna eta bide batez garbi esan nahi dut gu prest gaudela egoera hori irauli eta gainditzeko lanean jarraitzeko berriro diot legebiltzarrean ez badugu lortzen hor kanpoan atarian justizia sozialean oinarritutako

ari direnekin elkarlanean aritzeko oraintxe bertan hor kanpoan ditugunekin

zuek mugiarazteko nahikoa indar egin bitartean horretan bai tematuko garela zuek legebiltzarrak agerturiko borondatea mespretxatzeko

guk madrilgo inposaketekin gizartea bereizten duen politika neoliberalekin herri bezala ukatzen gaituztenen itxikeriarekin hausteko borondate argia dugulako hori da gure iparra eta etorkizun hobea ekarriko digun estatu propio bat osatzeko lanean

gure fedea gure itxaropena gure indarra eta gure egitekoa ezin dugulako gehiago itxaron ez dugulako menpeko izan nahi ez inori izateko baimenik eskatu eta herri honetan erabakiak hartu eta errespetarazteko unea iritsi delako

herri bezala defendatu behar gara erasoen aurrean eta herri bezala erabaki behar dugu zer nahi dugun alternatiba diferenteak daude zilegi da alternatiba diferenteak defendatzea

erabaki dezatela herritarrak izan daitezela ez soilik egingo ditugun politiken ordaina pagatuko dutenak baita ere politika horien erabakietan protagonistak izango direnak eta amaituko dut ez dut denbora agortuko uste dut garrantzitsuena esan dudala eta gero erantzun txandan

eta gatzaizkio talde bezala bukatu aurretik esan nahi dizuet bide batez guzti hau bide hau elkarlanean daukagun errealitate diferentetatik pluralitate honetan baina euskaraz

eta gaur euskararen egunean ezin beraz amaitu salaketa bat egin gabe baita atal honetan ere oraina eta etorkizuna ukatzen dizkiola aurrekontuak euskarari ondo dago euskaldun berriak zoriontzea urkullu jaunak egin duen bezala euskaldun berriek ikaragarrizko lana egiten dutelako

eta hori ere errealitate bat da eta oraindik arrisku bizian daukagun hizkuntza bat da beraz

besteek aurrera egiten dutena zoriontzearekin ez da nahiko elkarlana behar da hor ere

emango badituzte beraz arrazoi bat gehiago egoera iraultzeko lan horretara lotzeko eta baita aurrekontu hauetan aurka eginez ere mila esker

egun on guztioi eh bilduk euskal herria bilduk aurkeztutako osoko zuzenketaren aurrean

ni neronek izan ditut lau iturri behintzat bertara

eta arrazoietan eta gure iritzia emateko

lehenengoa prentsaurrekoa iragarri zenutenean osoko zuzenketa aurkeztuko zenutela bigarrengoa izan da osoko zuzenketa bera

hirugarrena esango nuke gaurko jarduna zuzenekoa gehien balio duena eta badago beste laugarren bat eta da epe berdinean taldeak aurkeztu

zatikako zuzenketak guzti horrek ematen du nolabaiteko ikuspegi orokor bat eta

lidergo politikoari uko egiten diola gobernu honek aurrekontu

grisak anbiziorik gabeak direla kudeaketa motela adierazten duela murrizketak egonkortu eta betikotzea suposatzen duela eta gero zergen azterketa bat ere aipatu duzu eta gero lurraldeen egoera alderatu testuan azaltzen da

zuzenketan enpresari handi boteretsuen dirudunen jauntxoen aldeko

kudeatzen dugula austeritate politika menpekotasuna ahuldadea suspertze ekonomiko soziala esku pribatu merkatuen esku utzi dugula

zuen aldetik egiten duzuen diagnostikoa gero joaten gara bai filosofiaz aztertzera

helduleku politikoa du eta gero zatikako zuzenketak ikusten ditugu alternatiba guztiak aztertu egin behar dira orain baino lehenago ere esan dugu eta legebiltzar honetan ez da legealdi honetan lehenengo debatea aurrekontuen inguruan

herri honetan herritarren eskutik jasotzen diren diru sarreren ehuneko hirurogeita hamar kudeatzen du

hiru aldundiak eta udalak ehuneko hogeita hamar hori guztira hamabost mila seiehun miloi

diru asko da lidergo bat markatzea

meriturik handiena izan dela eta dela erakunde instituzio guztiak lerrokatu egin dituela

azkenean gure baliabideak ez dira mugagabeak errekurtsoak finitoak dira

atzean lanean jartzea instituzio guztiak inportantea da eta hori jaurlaritza honek lortu du

orain bi urte orain hiru urte eta orain urte bete ere bai

berdintsua izan zitekeen baina tokian tokiko diputatu nagusiek edo alkateek ez ziren gaur daudenak

edo lortu ziren akordio batzuk jakina esaten genuen aurrekontuak onartzea inportante zela instituzio guztientzat

gauzatu ondoren noski ez musu truk baina jaurlaritzak hori lortu zuen eta oraingo honetan ere lortzen du ze helburu nagusi azaldu ditu gaur berriro ere lehendakariak batetik krisi ekonomiko honetatik

ahal izateko apustu garbia estrategikoa

suspertzeko eta aldi berean enplegua sortzen hasteko

gizarteak ezinbesteko eta beharrezko dituen zerbitzu publiko guzti horiek mantentzea duintasunez hezkuntza osasuna eta nola ez gizarte babesa eskaintzen dien politika guztiak geure

barne produktu gordina hau da

gizarte honek bere osotasunean sortzeko duen gaitasuna urte betean

ba aurrekontuetan jaurlaritzak gehi aldundiak eta udalek

horren laurdena kudeatzen dugu eta politika egiteak esan nahi dut bestea beste instituzioak ezin dugula gizartea ordezkatu

baizik gizartea lagundu suspertu eta

bete betean hori egiten asmatzen duela gobernuak

nik ere ez ditut datu gehiago aipatuko baina

badakigu per kapita horrek zenbat suposatzen du biztanleko eta ia hogeita bederatzizero hogeita hamarzero euro bitarte horretan batekoz beste europak duen

hogeita bi puntu goitik gaude nafarroak hamasei puntu gorago dago geure ekonomiaren tamaina kontutan edukita eta gure gizartea ezagututa eta beraien eskutik liderazgo hori zuen osoko zuzenketa horretan ikusten ez duzuen liderazgo hori benetakoa da benetakoa da

lerro nagusi horien atzetik ez aginduta baizik konbentzimenduz beraz justizi sozialaren eskutik

herriaren nahiak uztartuz osasuna hezkuntza gizarte babesa bermatuta ekonomiaren garapena eta enplegua sortzea izan da eta da helburu nagusia eta hemen aipamen berezi bat egin nahi nuke gizartearen inguruan

herritarrak inplikatuak daudela prozesu guzti honetan eta hori aipatu egin behar da zergatik hemen aurrekontuak onartzera goaz

badakigu aurrekontu hauek azkenean gizartera bueltatu behar direla zerbitzuak eskaintzen arazoak konpontzeko tresnak

eta hor bai aipatu behar dugula herritarren ekarpena eta solidaritza izugarria dela euskal herritarrek azaltzen duten instituzioekiko konpromisoa izugarria dela eta

eta nik uste dut hor badagoela uztarketa bat ukaezina

eta herritarren artekoa joan gaitezen nahi baldin baduzu gai praktikoetara zergatik zure diskurtsoa entzun ondoren

benetan gaizki daude arlo batzuetan baina nik ez dut uste perspektiba galde behar dugunik

gero ikusten dudanean zertan aplikatzen den aurrekontuetan

ez da koherentea zergatik serio hitz egiten baldin badugu eta gauza bakoitzari

eta kontzeptualki zer diren aztertuta eta argituta adibidez abiadura handiko trena eta gainontzekoak gauzak

zuek eta zuzenketa konkretu horiek aipatuta jaurlaritzak aurkeztu duen aurrekontu proiektuari

egiten diozue zero koma hiruko aldaketa zero koma hirukoa esaten zenuten sozialistekin

zuzenketak zatikako zuzenketak serio baldin bagabiltza suposatzen dute zero koma hiru

zeren bueno erreza da esatea hirurehun eta berrogeita hamar milioi abiadura handiko trenekoak

hirurehun eta berrogeita hamar edo denak direla dianak dira trena egiteko edo trenbidea barkatu zuk ez daukazu kenketarik egiterik kupoaren kenketarik

trena egiteko baldin bada hor egingo duzu kenketa ez da serioa bueno mejoratzen zoazte zergatik aurreko baten kutxabankek seiehun milioiko zera prestamua edo diru laguntza eskaini behar zien presupuestoei

non daude diru iturriak zuek zuzenketa hauetan jartzen dituzue behar batzuk eta esaten dituzue

hogei milioi seguritatetik eta beste hamairu koma bi

horiek dira diru sarrerak eta diru sarrerak ez baldin badituzu bermatzen bideratuko duzu gastua beraz aurrekontu hauek hain txar txarrak ere ez dira zergatik

aldaketa da zero koma hirukoa joan gaitezke partidetara baina errealitatea hori da

hirurehun eta laurogeita hamabost milioitik badakigu zein presupuesto daukagun benetan zero koma hogeita hamarekoa

bilduk aurkeztu duen zuzenketa austeritate politika muturreko

daukazuna gastatu dezakezula daukazuna

kreditua eskatzen baldin baduzu edozein familietan bezala erantzuteko gai izan behar zara beraz badakigu zer den defizita diru sarreren eta

aldea zorra hartzea edo egitea aipatu duzu ere zorroztasuna zenbaiteraino batzuk eta besteek kontzeptu diferenteak ditugun ni ez

gipuzkoako aldundian aurrekontuak aurkezteko garaian motibazioan zer esaten zuen diputaziok aipatzera nik bezain ondo dakizu

azkenean bai zorra eta defizita zorroztasun handiz aplikatu izan duzuela zuek ere

zetozen aginduak ere bete izan dituzuela ez diputazioan bakarrik baizik eta udal guztietan beraz politikaz dena dakigu zer dagoen jokoan eta zein izan diren eta zein diren benetan baliabideak ezin duzula gastatu ez daukazuna zorpetu zorpetzeko aukera badago baina puntualki

aurrera ateratzeko puntualki izan beharko du zorpetu zintezke inbertitzeko baina muga batzuk daude

jokatu izan du jaurlaritzak honek aurreko legealdietan eta baita

esaten zenuen zerga politika eta fiskalitatean datuak datu gipuzkoak beste tamaina bat eta beste erantzun bat

salbuespen bat dago indarrean zeuden eta ondorioz diru sarrerak gehitu izan badira izan da politika fiskal hori hitzartuta egon delako

eta gero alderdi popularra sartu zelako zeuek puntualki gipuzkoan

antolatzeko eta erabakitzeko garaian hain zuzen ere fortuna eta ondasun handien zerga eta hain joko handia eman dizue

kontu honek joko izugarria hain zuzen ere gipuzkoan

diru sarrerak lau mila ehun milioiko baldin badira hirurogeita sei milioitaz ari gara

hori izan da kopurua eta momentu honetan aldaketa egin ondoren

askozaz inpuesto justuago baten eskutik diferentzia agian izan daiteke hirurogei mila eurokoa ikusiko dugu datuek zer ematen duten

zein joko demagogikoa ematen dizuen hirurogeita sei milioik

indarrean zegoen fiskalitatea

saiakera ezberdinak egin ondoren euzko alderdi jeltzaleak eta alderdi sozialistak lehenengo fase batean hitzartu genuenaren eskutik hori izan da

esaten da apustu estrategiko horiek egiten diren ala ez hau da jarduera ekonomikoaren suspertze

bermatzeko eta egiten dira aurreko debatean ere azaldu dira datuak ez ditut berriro ere aipatuko baina enpleguan ere bai berrehun eta hirurogeita hamasei

eta mikropymeak ere abalatzeko eta

mila zortziehun eta hirurogei ekonomia suspertzen lagundu nahi dugula eta aipatzen dugu industria

beste sektoreak noski baina nagusiki industria eta oraindik ikusten dugu bilduren eskutik oso konpromiso ahula industriarekin

muga bat industria nonbait da aberastasunaren sinonimo eta aberastasunaren atzean daude pertsona jakin batzuk eta industrialak aberatsak baldin badira zuen hitz aurrean

zergen azterketa egin ondoren azkenean enpresari handi boteretsuen dirudunen jauntxoen aldeko politika egiten dugu ba enpresak behar beharrezkoak dira herri honetan

gizon eta emakumeek zergatik azkenean lehen aipatutako barne produktu gordin hori

barne produktu gordin hori sortzeko ez dago beste biderik ez dago beste biderik

aipatu da aurreko debatean ere baina gehitu egiten da ez dela nahi genukeena

seguru ezetz baina hamairu koma zazpi milioi gehiago dira eta

zuk aipatu dituzun datuak garbi dago

egon da partida hori zabalduta dagoela eta ezin da ukatu ere etxebizitzaren inguruan badaudela beste programa batzuk bete betean sartzen direnak aesak ere bai azkenean

etxebizitzaren osagarri bezala ezagutzen den laguntza ere bai eta hor ere beste laurogeita hiru

aipatu nahi dudana eta amaitzeko da jaurlaritzak egiten duen planteamendua errealista izateaz aparte badela ere ausarta zergatik

badaki urtean zehar arazoak ere izango direla noski

eta lehentasunak ez dira markatzen momentu batean

eta estrategia horrek lidergo horrek suposatzen diona herriari

kontua dela nik ez dakit eh bilduk zergatik ez dituen zuzen zuzenean zatikako zuzenketak aurkeztu

ez dago ekibalentziarik osoko emendakin bat politiko aurkeztu

ba beno paperak dena agoantatzen du baina gero joaten zara zatikako zuzenketetara

orduan hori baldin bada zuen estrategiaren jomuga konkrezioa eta aplikazioa nik uste dut legebiltzar honek gaur zuen osoko zuzenketa atzera botako duela beste zuzenketa bezalaxe baina

erradiografia egin ondoren eta azterketa egin ondoren garbi dago euskal herria bilduk ez duela behintzat motiborik zuzenketan azaldu

tokiko enpleguaren sustapenerako hogei milioi eskaintzea enplegu planei lau milioi eskaintzea lehen eman ditudan hainbat eta hainbat esparrutarako eskaintzen ditugun

baldin bada gutxi nabarmen dago bistan dago gauza bat oso garbi zuen eredua eta gurea ez dira berdinak zuek berriro esango dut

duzue tresna zorra eta defizita dituzue helburu

murrizketak egiten jarraitzen duzue eta hori esan daiteke diskurtso politiko batean zenbakietan

eta gainera parlamentu honek esan izan dizue zertan zuzendu behar den gehiengoz eta horregatik egin genuen ahalegina ez soilik gobernuari esateko zeri egin behar zion kasu baizik eta gurekin batera bozka hori

eskari berberak hemen alde bozkatzeko beraiekin ere alderdi sozialistarekin ere horregatik egin genuen ariketa hori

guk bai hona astero astero izan modu batera edo bestera ekartzen genuen diskurtso erabaki proposamen horren eta gero aurrekontuetan horrek izango zuen islaren artean hori da

zuek bai zaretela koherentziaren liderrak bide batez bazarete ere etxe honetako eta herri honetako eta instituzio ezberdinetako liderrak denok instituzio guztietan gauza bera beti egin bagenu bezala eta zuk badakizu hori ez dela egia eta

kontua da gero zenbakietan horrek dakarren berarekin murrizketak egitea edo ez eta zuk nik bezain ondo dakizu hainbat neurri gipuzkoan ez direla atzera egin rgiak ehuneko zazpian atzera egin zuenean gipuzkoak konpentsazioa bilatu zuela estatuan dependentzia dutenek

neurriak hartu zituztenean espainia mailan gipuzkoan ari direla ehuneko hogeita hamar gehiago kobratzen eta hori edozein titulu jarrita ere zorra nola kontrolatuko duzun esateari partidekin laguntzen badiozu lehentasuna jarraitzen duzu pertsonaren beharretan jartzen eta hori da benetan zure politika erretratatzen duena

eta nik hemen esan nahi izan dudana da herri bezala zorraren gaia defizitaren gaia nola eraman behar den bide orri bat egin beharko litzatekeela konpromisoa dauka eh bilduk horretan bustitzeko ere eta bide horretan bide orri horretan ez dela soilik

zuk esaten didazunean zerbitzu publikoak mantentzea duintasunez niri etortzen zaizkit burura dauden datu guztiak langabezia rgiak zenbat milaka pertsona utzi dituen kanpoan

konbentzitu nahi izatea bermatuta daudela oinarrizko zerbitzuak beste nonbaitekoak baino hobeak direlako halako maila daukatelako hori hain gaizki pasatzen ari den milaka eta milaka pertsonari aurpegira barre egitea da ez niri ze azkenean ni pertsonalean seguruenera beraiek baino dezente hobeago bizi naiz baina errealitatea eta datuak

katastrofistak baina zuk uste duzu onargarria dela gizarte batentzat dauzkagun tasa horiek

uste duzu jarraitzen dugun politiketan tematzekoak direla zenbakiak borobiltzen handitzen eta gizentzen doazen neurrian logikak esaten du badakit zentzua normalean gutxien erabiltzen dena dela

zerbait aldatu beharra dago ez dakit hamarean hogeian edo ehuneko ehunean zerbait aldatu beharra dago betiko bidetik jarraitzea ezin da alternatiba izan eta gu hori da proposatzen ari garena batetik lehendabizi bermatu oinarrizko zerbitzu horiek badaudela

ez dira buelta eman beraz ezin dugu esan igotzen baldin badira ere milioi batzuek presupuestoan irauli denik hori ez da egia betikotu egiten dira

baina ez inor bidean utzita ez inor bitartean galduta utzita ez inor errekurtso gabe utzita eta ez gara karitateaz ari justiziaz ari gara

eta bakoitzari tokatzen zaio tokatzen zaionean jasotzea eta gero tokatzen zaio ekarpena egitea eta ez dizut onartzen ere esatea guk industriarekin zer daukagula neronek azpimarratu dut inor baino hobeago batgarren más bostehun más i behera doala eta onartezina dela europako

eta industria ez da industriari handiena txikiak eta ertainak dira gehiengoa

eta enpresetan aberastasuna ez dute enpresarioek bakarrik sortzen langileek ere bai eta beraz sortzerakoan biak badaude partitzerakoan ere bai eta bana ezin da egin errenten bizkar eta ez egin enpresarioek kobratzen dutenaren bizkar eta aberatsak jarraitu dezala gehiago kobratzen eta langileak asumitu dezala gizarte bezala egin behar dugunaren lan karga osoa hori da daukagun errealitatea

sekulakoa montatu zenutenean kontrarreforma oso bat egin arte zerga asko tarteko por cierto dokumentu hartan ez bakarra

alderdi sozialistakoek aurrera egindako urratsetan atzera egitea tamalez gipuzkoarentzat ze akordioak

eta zuen eta gure arteko ereduaren ezberdintasuna gaur ikusiko dugu gipuzkoan nik

begira oso adierazgarria da zuen eredua eta gure ereduaren ezberdintasunaren arteko notiziak gaurko prentsakoak

bat da gipuzkoako diputazioak ez bere foru arauan publiko eginez alegazio garaian baizik eta ezkutuan batzar nagusietako taldearen bitartez gaur zuzenketa baten bitartez egin nahi duena da errenta handiei zerga jaisteko beste urrats bat eman eta kasu honetan eliteko kirolariei

holan de tapadillo esaten den bezala eta parean daukagu emakume bat

alokabideko etxe batean bizi dena bere soldata ikaragarri jaitsi dena azken aldi honetan zortziehun euro kobratzen dituena nekez egingo duena aurre hirurehun euroko alokairuari

ehuneko hogeita hamar maximo ordaintzerakoan komunitate gastuak barruan egon behar zutela baina parlamentuari ez ikusiarena egiten jarraitzen du gobernuak eta ezin duenez pagatu zeren esango didazu zer geratzen zaion bere hiru seme alabak egunero elikatzeko objetiboki ezin du pagatu alokairua

orain sententzia bat dauka eta gauzak konpontzen ez badira hemezortzian kalera doa hau da gizarte zerbitzu duinak mantentzea hau da euzko alderdi jeltzalearen eredua alokabidek etxean baditu bai baina ezin baduzu pagatu sentitzen dugu kale gorrira zoaz eta bizi zaitez zubi baten azpian behin

zuen alternatiba da edo ordaintzeko modua daukazu edo zubi azpira zoaz edo jaten duzu edo etxea pagatzen duzu eta begira nik ulertzen dut emakume honek jatea lehenestea nik ere halaxe egingo nuke eta hori da ematen diogun alternatiba

kendu eta pobreen denari egurra ze alternatiba geratzen zaio emakume horri

zor bat dauka alokabiderekin hori bistan da baina objetiboki pertsona horrek ordaindu dezake ez gizarte bezala zein da erantzuna gobernu bezala guk denok zein da ematen diogun erantzuna kale gorrian geratu behar duela nik uste dut oso adibide xumeak eta sinpleak direla baina egunerokoan pairatzen diren errealitatearenak eta uste dut oso oso agerian uzten dutela batzuk zeren alde egiten duten eta beste batzuk zeren alde

eta guk behintzat ez guk uste dugu horiek zaindu beharko direla horiek zertarako erabiltzen diren tresna direlako

baina lehentasunak garbi edukita eta lehentasun horiek bidean utzi gabe eta nik uste dut hor berezitasun handiak ditugula gero lehen aipatu duzu zerga baten ingurutik apenas datu txiki batzuk lortu dituela gipuzkoak beno nik baino hobeto dakizu gipuzkoa dagoela langabezi tasan ondoen

puntu bat jaistea azkeneko bi urtetan eta hori politiken ondorioa ere bada

logikoa da baina ezin didazu esan ez eredu berbera daukagunik ez emaitza berberak ematen dituenik nik

baina gutxienez esan dezagun bakoitzak ze eredu defendatzen dugun etor gaitezen zintzo zintzo horrekin eta esan dezagun esan behar dena eta

dut inoiz egin guk zerga politika konkretua aplikatu nahi izan dugu ahal izan dugunean egin dugu beste batzuetan ez da posible izan

zuk atera didazu eta badauka zerikusia lehen aipatu dudanarekin gure ustez dena lotuta doalako hau da zerga politika

benetan erantzungo diona eta bitartekoak bermatuko dituena dirua finitua da baina dirua badago beraz partitzeko eta bai kutxabankek ere noski baliabideen zati esanguratsu bat ere eskaini beharko lukeela politika publikoak garatzeko noski baietz ez dugu horretan atzera egiten

eta pentsatzen dugu ere lidergo politikoa benetan izango balu gobernu honek horretan ere jarrita legokeela aspaldi eta ez dagoena eta aurrera egin denean atzera egiten eta gainera hemen besteei demagogia leporatzen horrelakoak egingo balitu

lidergoa hartzeko prest balego ikusiko genituzke zantzuak benetan lidergo politiko bat egin nahi izateko benetan lehentasunak aldatu nahi izateko eta benetan justizia sozialean oinarritutako etorkizun bat bilatzeko eta eh bildu hor egongo litzateke

gure helburua da herri bezala aurrera egitea kanpokoekin konparatu gabe guk aurrera egitea

egibar jauna beti izango duzu alboan eskerrik asko eskerrik asko beitialarrangoitia andrea erantzunen txandan egibar jauna zurea da hitza

aipatzen duzunean ze partida dituzun hazkunderako eta

eta badakizu lehen aipatu bezala koadratu egin behar dutela zenbakiak eta zuk zorra kontrolatuta baldin badaukazu

diru sarrerak eta gastuak bat egin behar dute ala ez bai eta sortzen dituzun hirurehun eta hirurogeita bat milioi horiek

demagogia iruzurra teknikoki hala da eta politikoki hori da demagogi hutsa o sea zuk ez dituzu hirurehun eta hirurogeita bat milioi

hori ezin duzu egin eta azkenean zuen alternatiba da zero koma hirukoa zero koma hiru

hartu zenbakiak nahi dituzun posiziotik jarri trabeska

alternatiba da eta aipatu duzu baita ere nola ez ba fiskalitatea nik esan dudana da zergatik

iritsi aurretik beste batzuk ere bazeuden eta aurretik beste batzuk eta zuen ondoren beste batzuk gaude

gipuzkoak beti eduki du gainontzeko lurraldeek bezala bilakaera bat baina fiskalitateari dagokionez onurak

ez dela azkenean indarrean dagoena ez dela zuen modeloa beste batzuk erabakitakoa baizik ez zenutelako jakin nahi izan ezertxo ere beste batzuekin eta alderdi abertzale bat

gipuzkoatik abiatuta ez zenuten kontutan hartzen ez araban zer zegoen ez bizkaian zer zegoen ez nafarroan zer zegoen nafarroan abenduan

bai gipuzkoarrak arabarrak eta bizkaitarrak jakin beharko dugu nafarroan

zer duten mahai gainean eta ze onartuko duten edo ez gara

eta jaurlaritzak ere jakin beharko du zer daukagun aldamenean eta hori harmonizazio bezala ezagutzen den hori hori da guk proposatu genizuena eta ez zenuten nahi iraultza gipuzkoatik hasi eta gero zabalduko zen lau haizeetara

zuen estrategia eta estrategia horrek porrot zuen kutxabanken inguruan porrot egin zuen bezala

non dago kutxabank esku pribatuetan salduta interesen eskuetan non dago azkenean irudi bat sortzen duzue elikatzen duzue irudi hori eta pentsatzen duzue gainera arrazoi duzuela ba ez da hala eta demagogia egitea politikan motzean agian bat izango du

ez da behintzat estrategi egokiena eta bai aipatzen zenuen

nik uste dut sinesgarritasunaren bidean gauzagarriak izan daitezkeen proiektuak azaltzeko oraindik

sinesgarriak izateko zergatik hemen egin duzun ariketa diru sarrera batzuk

jarri existitzen ez dutenean eta gero partida batzuk proposatu

hori ez da antzua izatea da inteligentziari faltatzea

ez baldin badaukazu errespetu minimo bat gero esaten duzu bidean akaso ikusiko gara pauso batzuk ematen baldin badira zuen

osoko zuzenketan esaten duzue behar dela un modelo de transición

eta zuen bozeramaile batek idatzitako artikuluan ere bai por cierto artikulua egin duena bera bada behintzat jakin behar du gobernuan konsejeriak ez daudela

eta sorraren pisua ze tamainakoa den begira dezala ere idatzi aurretik orduan esaten da modelo de transición

badakigu nondik gatozen ezin dugu aitortu nondik gatozen

ez dakigu nora goazen modelo bila nik espero dut euskal herria bilduren modeloa ez izatea cupen modeloa

benetan esaten dut
aztoratu egiten zarete isiltasuna mesedez ba debatea

zuen debateetan irakurtzen duen bakarra

izugarrizko produkzioa daukazue batzuk esanez

non esaten den eh bilduk egin duela cupen trantsizioa

hiru alde hiru kontra ariketa hori eh bildu gaur beste zerbait dela ezin zaretela cupen garaira iritsi edo bueltatu beno aizue zuek eztabaidatu beharko duzue nik ikusten dudana da jende askok zuen artean eta proposamenak tartean

ardatz hori ikusi duela gustuko bezala eta ez diot opa hori eh bilduri

zer hintzen non hago eta batipat nora zoaz

asmatu horretan ere zergatik gainontzeko gaiak denak eztabaidatu beharko ditugu baina hemen beste galdera bat ere badago esaten denean aurrekontuak ere horren lekuko ere badira urtero urtero esaten denean

zer dago lehenago aberria herria nazioa ala sistema

hori ez duzue eztabaidatzen ba orduan jarraitu zuen dokumentazioa zergatik galdera ikur hori planteatu dago amaitzera noa

igual beste hiru minutu eskainiko dizkiat propio zuzenean hiri

ez da sinesgarria zuen osoko zuzenketa

politikoki zegoen intentzioa hori hala izanda nik

jaurlaritzatik hasi bilboko udalak jada dagoenekoz onartu ditu

onartuko dituzte beraien aurrekontuak eta udal askok ere bai eta aipatu nahi nuke eta erreferentzia garbi bat zuzena

zergatik inor izan baldin bada temati lehenengo momentutik akordio bila plaza erdian jarri dena izan da lehendakaria eta ez orain ez aurtengo aurrekontuei begira baizik eta orain dela hiru urte hasi zen lan horretan eta temati temati

eta lortu du instituzio gehienak dituzten baliabide ekonomiko guzti horiek herri honek dituen arazoei aurre egiteko

lidergo partekatua eta instituzio batek are gehiago gehiengo

egin behar du zuzen zuzenean negoziatu partekatu adostu eta hori momentu honetan jaurlaritzaren eta lehendakariaren gidaritza horretatik abiatuta instituzio guztietan errealitatea da eta horrek bere balio du eta gaur euskararen

biok debatea euskara hutsean izan dugulako iritziak iritzi eta

gaur goiz partean kantatu dugu baina ez

euskaldunok dakitenek eta dakigunok euskaraz hitz egiteko ez dakitenek ikasteko eta

hasi kaletik eta etxera martxan jarri da lege berri bat euskaraz euskal herrian eskerrik asko eskerrik asko egibar jauna

jarraian mistoa upyd taldearen osoko zuzenketa eztabaidatuko dugu

bere ordezkariak dauka hitza osoko zuzenketa aldezteko

anbizio gabeak ekarpen berririk egiten ez dutenak ezer aldatzen ez dutenak eta

utzi nahi du gobernu honek murrizketak bai baina aldaketa edo

beraz eajri alternatiba posible da gauzak beste modu batean egin daitezke borondate politikoa baldin badago aurrekontuak onak dira eaj eta alderdi sozialistarentzat baina oso txarrak euskal gizartearentzat es un proyecto de presupuestos que consolida

legebiltzarburu andrea hasteko aipatu dan moduan gaur euskararen eguna da

gaur zoriontzen eta omentzen dira euskaldun berriak eta nire omen pertsonala zuretzat da gorka euskara ikasi dozulako eta gure arteko

eta gure arteko harremana euskaraz izatea posible egin dozulako zure ahaleginagaz zoriontzen zaitut horregatik

ze zure diskurtsoa entzunda upydren diskurtsoa entzunda

zure egiteak eta zuen esateak ez datoz bat eta zuen diskurtsoa benetan kaltegarria da benetan kaltegarria da diskurtso maltzurra dala esango neuke

zure osoko zuzenketan eusko jaurlaritzak aurkeztutako aurrekontu proiektuari egindako kritiken artean bata hori da euskaragaz lotuta dagozan partida guztiak

horrek kendu beharrekoak direla euskerari berari zuzendutakoak edo euskera erabiltzen daben hedabideei zuzendutakoak edo euskal irrati telebistari orokorrean

argi dago guk eta euzko alderdi jeltzaleak eta euzko

egingo leukeen aurrekontua zentzu horretan eta beste askotan

euskeraren sailbuordetzaren aurrekontuak ehuneko sei koma lauaren igoera izatea guztiz beharrezkotzak jotzen dugulako

eta euskaldun berri guztiak zoriontzen badoguz eta eskerrak emoten badoguz egindako ahalegin guztiagatik

izango litzatekeelako administrazio publiko ezberdinetatik horretarako baliabide ekonomikoak erabiliko

ahalegina herritarren ahalegina administrazioaren konpromisoa baliabideak ipintzeko hori posible egin daiten eta guztion lana

suspertzeko eta sustatzeko hori da behar dana horregatik

partida horretan dagoen dirua kentzeko euzko alderdi jeltzalegaz bat sekula santan egingo inondik inora bez jarraituz zure

aurkeztu dauan osoko zuzenketagaz eta zuk zeuk gaur hemen egindako

ez konparatzeko klaseko txarren dagozanegaz konparatu gaitezala europagaz

datuak pobreziari dagokionez

euskadiko erkidegoan euskadin ehuneko hogeita bi koma zazpiko tasa daukagu europakoa baino bi puntu baxuagoa

berrogeia gutxitzea bataz bestekoa baino euskadin daukagu lau koma bederatzia pobrezi larriaren tasa

batasuneko bataz bestekoa kontutan hartzen badogu bost koma zazpia

privación severa deitzen jakona euskadin ehuneko bost koma bia europan bataz bestekoa bederatzi koma seia europar batasunean

euskadin ehuneko hogeita bi koma bosta europako datua ehuneko hogeita hemeretzi koma zazpia

euskadikoa ehuneko hogeita zazpi koma bata europakoa ehuneko hogeita hamar koma bosta

ese hogei pobrezia neurtzen dauana baita azken biak euskadikoa ehuneko lau koma bia

europar batasunekoa ehuneko bosta osasunari dagokionez lehen aipatu izan ditut

bizi esperantza ehuneko laurogeita bi koma bia europar batasunekoa bataz bestekoa ehuneko hirurogeita hemeretzia hiru urte gehiago hemen

tasa mortalidad infantil damborenea jaunari emandako datua

mila umeko ehuneko bi koma zazpia eta europako bataz bestekoa ehuneko lau koma bat eta lehen hezkuntzako datuak egia da

europan ehuneko hamaika koma bata población con nivel de educación superior euskadin ehuneko berrogeita zortzi koma bederatzia eta europan ehuneko hogeita hamazazpi koma bederatzia gu ez gara konparatzen klaseko txarrenarekin inondik inora bez guk konparatzen gara gure inguru guztiagaz eta

aztertzeko euren sistemaren indargunean fortalezak

gure eredu propioan planteatzeko eta gure eredu propioa hobetzeko eta kezkatzen gaitu guzti honek

hobeak izan arren kezkatzen gaitu eta horregatik aldarrikatzen dogu gure eredu propioa

euskal eredua gizartea babesteko euskal eredua horrek zuzentzen ditu bere baliabide guztien ehuneko hirurogeita hamabosta osasunerako hezkuntzarako biak unibertsalak izanda

beste leku batzuetakoak eredu hartuta eusko jaurlaritza prest egongo da horretarako baina ez da egun kritikatu zuk egiten dozun moduan maneiro jauna

fundamentu barik eredu on bat dena eredu on bat dena eta izugarrizko esfortzua daukana erakunde publikoen partetik

eta zuk ondo baino hobeto dakizu zein den egiten den ahalegina

aurrekontu hori kontserbadorea dela ba beitu ze kontserbadorea izango den estatuan sortu berri den alderdi progresistenetariko batek

espainiako beste erkidego batzuetara hemen dagozan

hori da gure eredua eta harro egon behar gara eta lanean jarraitu behar dogu zuk esan izan dozu jaurlaritza indolentea dela un gobierno indolente zelan esan zeinke hori zelan esan zeinke hori maneiro jauna

ezaugarriren bat badeuko jaurlaritza honek

lan egiteko konpromisoa da eta beti hobetzeko prest dagoala hobetzeko prest dagoala beti adi zer dan inguruan dagoena hobea balitz

hobetzeko beste hainbat planteamendu

zentzu horretan aurreko bi urteetan aurkeztutako osoko zuzenketa bide beretik joan da beraz argi dago zuk aurkeztuko zunken aurrekontua eta zure proiektua ez dala

jaurlaritza honek aurkeztuko dauana gure

ezberdinak dira baina gauza bat argi eduki behar dozu jaurlaritza honek aurkeztutako aurrekontuak

arduragaz azken soziometroa oraintsu atera da pasaden astean eta herritarren ardurak badakizu zeintzuk diren

ehuneko hamazazpia arazo ekonomikoak eta ehuneko hamalaua

arduradun politikoak gatazka politikoa horregatik diot oso lerrotuta doala egiten den planteamendua eta herritarren ardurak

horregatik egiten da ahal den guztia txarren dagozanei laguntzeko

ahalegin guztia enplegua sortzeko eta aberastasuna sortzeko lortzeko euskal herrian eta horregatik egin dau jaurlaritza honek egibarrek lehen esan dauen moduan

egonkortasuna lortzeko eta akordio politiko bat lortzeko

hori da arduradun politikoak eta egoera politikoa eta gatazka politikoa adostea akordioak lortzea eskatzen deuskue

eta horretara bideratu da jaurlaritzaren ahalegin handi bat beti aipatzen dozu reformas pendientes euskal egitura instituzionala

desegin behar dela upyd dalako espainolismo huts hutsaren eredua

eta guk barriz eskumenguztiak hona ekarriko geunkez beraz horretan ezin dugu bat egin

ilunak hainbat ilunak direla eta informazio guzti guzti guztia daukazu aurrekontu proiektuan dana dan dana eta hala eta guztiz ere ikusten ez baduzu

ez da iluntasunik dagoena ikusmen arazoren bat edukiko duzu edo lehen esan dudana

ez duzula irakurri gure zure diskurtsoagaz bate egiten

eta zerga iruzurraren aurkako borroka eta zerga sistemaren aldaketa direla eta ondo baino hobeto dakizu hemen bi mila hamairuan

egin da eta programa bat batzorde bat beren beregi horretarako sortu da plan bat beren beregi egin da horretarako eta zuk guzti horren berri daukazu

ogasun eta aurrekontuen batzordera etorri dira informazio guztia emateko eta egin beharreko galdera guztiei erantzunak emateko

aurrekontu guztiekin konparatuta lehen esan dugun moduan partidaz partida kooperaziorako garapena ez dagoela gehiago hiru milioi

kooperaziorako ehuneko zazpi koma bosteko hazkundea

jaunari emandako erantzunean argi esan dugu guretzat funtsezkoak dira gogora institutua legebiltzar honek sortu berri duen

memoria politika publikoak koordinatzeko aurrekontu bat guztiz beharrezko du

ehuneko hamairu koma zazpi milioi bideratzen direnean iaz baino gehiago hamairu koma zazpi milioi zuk uste duzu berrogeita hamaika milioira heldura ez dela igoera ez dakit zelan esan zeinkeen hori gizarte larrialdietarako laguntzari dagokionez begiratu bi mila hamaikan

hogeita bi milioi eta zuzenketa batzuk onartuta hogeita hiru milioira helduko gara sei milioi gehiago

larrialdietarako laguntzetan kontziliaziorako laguntzetan

bi mila hamaseian hogeita hamaika koma lau milioi gehiago egongo da

eskaera guztiei erantzuna eman ahal izango zaie eskoletan obrak eta azpiegiturak berrogeita zazpi koma zortzi milioi daude horretara bideratuta

obra nagusietara sei udalekin kofinantziatzeko eta hiru obra txikietara

euskarari buruz lehen esan dizut zein izan den egoera eta guretzat guztiz funtsezkoa da

badakizu eitbk esplotazio diru laguntza kontutan hartzen badugu

badakizu zenbat diru egon zen bi mila bederatzian eitbrako klaro ez duzue esaten ehun eta berrogeita bi milioi

ehun eta hamalau hogeita hamar milioi gutxiago oraindik nik uste dut zuk planteatutako

damborenea jaunari esandakoak ez ditugu berriro errepikatuko baina

zeren eta azken batean jaurlaritzak batek egin behar duena da legealdia hasiera gobernu programa aurkeztu

jarduera ekonomikoa suspertzeko eta enplegua sortzeko hiru urtetarako plana eta programa gobernua eta plan hori jarraitu eta hori da egin duena

egia da maneiro jauna zure diskurtsoa beti egiten duzun berdina dela eta

marginalitate politikora horrek diskurtso horrek eroan zaitue marginalitate politikora eta esatea aurrekontu egokiago bat zuzenago bat dagoela gizarteari

beharbada harrokeria apur bategaz ibiltzea izango da horrela izatea ikusten denean itxura batez

aurkeztutako aurrekontua eta jaurlaritzak berak

babes gehiago gizartearen babes handiagoa daukala lehen esandakoetan ez gara berriro sartuko baina argi gelditu daiteztela aurrekontu hau ez da inondik inora kontserbadorea

gizatiarra da koherentea da ez nahastu koherentea izatea eta

kontserbadore izateagaz kontserbadorea da

alderdi ezkertiar batzuentzat eredua da jaurlaritza honen ekintza hemengo ekintza asko beste leku batzuetan planteatzen dira

zuk esan duzu euskararen kontra ez duzula egiten bai bai ze zuk esaten duzu

horretara zuzentzea esaten duzu euskarara zuzentzea proiektu abertzale baten

horrela ez denaren eredu zu nacionalista español sutsua eta ni eusko abertzalea eta guk biok

ez proiektu abertzale batena bai esaten duzu mila aldiz upydren diskurtsoa hori da

euskararekiko gero kontraesan dituzu ze zuk diozu nazioarteratzea bultzatzen duzula baina beste alde batetik kanpo ordezkaritza gobernuaren kanpo ordezkaritzak kendu gura duzu eta hori horrela izatea oso konplexua da

obsesión abertzale eta ez da inondik inora ere obsesio abertzale bat

kanpo ekintza erkidegoari dagokiola eta nazioarteko harremanak estatuaren konpetentzia direla

etxebizitzari dagokionez esan duzu ez duzu ezer esan zenbat bideratzen den alokairurako politiketan badakizu zenbat gastatzen den ia ehun milioi euro

eta batzordera etorritako sailburuak bai toña sailburuak bai gatzagaetxebarria sailburuak biek honetaz informazio

helburu hori helburu subsidiarioa da lehenengo eta ahalegin guztia egingo duena jaurlaritzak da

alokairuan eta hori horrela egitea posible ez bada orduan modu subsidiarioan emango zaie diru laguntza eta legeak berak

jaurlaritzak egindako planteamendu guztiak horretara bideratzen dira eta gaur egun etxebizitza ordaintzeko eta laguntzak emateko

larrialdi egoeretako laguntzetatik ehuneko hirurogeia etxebizitzaren alokairua ordaintzera zuzentzen dira etxebizitzarako prestazio osagarrian

alokabideren datuak eta alokabidek etxebizitzak alokairuan ipintzeko etxeak erosteko bost mila zazpiehun eta laurogeita hamar milioi zuzentzen ditu alokabideren konpromisoa

hogeita hamar koma hirurogeita hemezortzi milioikoa da bai guzti hori aurrekontuetan dago zabaldu begiak

erkidego honen eta gure herritarren alde lan egin gura baduzue irakurri arretaz irakurri arretaz eta zintzotasunez aurrekontuak eta hobetzeko proposamenak badaude egin baina zintzoak izan daitezela
eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

lege proiektua jaurlaritzari itzuliko zaion edo ez mesedez eskainuak ondo begiratu ondo funtzionatzen dizuen bai

bozkatu dezakegu lege proiektua gobernuari itzultzen den bai ala ez bozkatu dezakegu

hirurogeita hamabost eman dugu bozka hogeita hamabi

ez ondorioz lege proiektua ez da itzuliko gobernura jarraian boto azalpena alderdi sozialistak corcuera andrea zurea da hitza